ongi etorri gipuzkoako foru aldundiari egiten ari zaion kontrol plenora bromak aparte

atzo atera ziren langabezia datuek enegarrenez bestelako politika ekonomiko eta sozialak bideratu beharra aldarrikatzen dizkigute orain artekoek langabezia eta haustura soziala etetetik urrun hauek areagotu

egia da nahi duenak hortik ere atera ditzakeela irakurketa positiboak aburto jaunak atzo esaten zuen ha sido el segundo mejor septiembre

pertsona helburu eta ados gaude bat egiten dugu aldarri horrekin eta gaurkoan horretara gatoz aurrekontuaren

lehendakariak politika orokorreko bilkuran esan bezala hiru eurotik bi gastu sozialera bideratzen direnean edo esaten zaigu bideratzen direla

enteratzen gara apirilean tokiko enplegua sustatzeko laguntzak bukatu egiten direla enteratzen gara abuztuan osakidetzan laurehun ohe ixten direla enteratzen gara

udalek hamar bat milioi euro jarri behar dutela gizarte larrialdietarako laguntzak bermatzeko irailaren hamarean hezkuntza batzordean agerraldi batean

laguntza bereziak behar dituzten haur eta nerabeei asistentzia murriztu egiten zaiela gure aburuz hiru eurotik bi gastu sozialera bideratzen baldin bada horrelako konturik ez da gertatzen

dena den galdetu nahi duguna da eta ez dut nahi agirrezabala jaunarekin erkorekak oraintxe bertan izan duen eztabaida antzu horretara berriro bueltatu

zehaztea irizpide eta neurri horien atzean brusela eta madriletik datozen

ezinbestean betebeharra ote dagoen ala aldiz gobernuak bere programa politikoari bere ideologiari jarraiki

legeak hala behartuta aplikatu behar omen diren neurrien eztabaida horrek zer gaude behartuak aplikatzera eta zer ez gaude

eta ziur asko hor ere ez gara ados jarriko edo bai erkoreka jauna gaur hemen entzun ostean

hartu behar dituen erabakiak hartzeko galdera hori da

hori da gasteizek lakuak aplikatzen dituen neurriak non gizarte politiketan non osasungintzan non hezkuntzan murrizketak

krisi ekonomikoaren baitan ala zuek zuen programa politikoari jarraiki hartzen dituzuen erabakiak

onartuko diguzu adibide bat jartzearren kontziliaziorako laguntzetan ehuneko berrogeita biko jaitsiera egitea

abiadura handiko trenaren aldeko autua egitea hori ez datorrela inondik arautua eta ez agindua

hori zuen autua da orduan hori da eman behar dugun eztabaida lehentasunak jartzea politika egitea da urtebeterako kontziliaziorako laguntzak lehen uste dut ere uste dut errepikatu dela

beraz zeren alde egiten du pertsonak helburu

gobernuak zuen autu propioa da daukaguna baino gehiago ez dugula gastatuko esatea eta horrela entzunda

zein da helburua pertsona baldin bada helburu ehun eta hirurogeita hamar mila langabetuetatik erdiak baino gehiagok

zein da helburua ehundaka haur ikastolara gosaldu barik joaten ari direnean hemen eaen zein da helburua

edota berrogeita hamar mila familia inguru kide guztiak langabezian dituztenean zein da helburua

pertsona helburu ala defizit zero helburu

beste era batera esanda aburto jauna ez dago hemen baina beste era batera esanda

egoera hori dela abordatu behar dena gaur eta hemen eta berriro diot lehentasunak jartzea politika egitea dela murrizketak

nahi bezala deitu genitzake baina eragina eta emaitza berdina da

hezkuntzan gizarte politiketan eta enplegu politiketan oker ez banaiz azken aurrekontu honetan hirurehun eta hogeita hamalau milioiko

ohi direnak aldiz egoera hobetu egingo dela esaten zaigu bi mila hamabostean enplegu egonkorra sortuko dela bi mila hamalauan

eta gure galdera da nola hobetuko da neurri berdinekin orain arte hartu diren neurri berdinekin nola hobetuko da

ezinbestean oinarrizkoak diren gakoei aurre egin beharko diegula aurre egin behar zaie murrizketak aplikatu besterik ez dut

aplikatu besterik ez dut eta bere horretan geratzea guretzat barkatuko diguzu baina ez da gobernua lidergo falta eta programa falta

huts bat baino ez da bi kontu aipatu nahiko nituzke guretzat oinarrizkoak direlako arlo publikoa eta zerga politika

dakigun legez gobernuaren menpeko arloa da gobernuak modu zuzenean eragiteko duen esparru bakarra

eta zein da alor honetan eaen momentu honetan daukagun argazkia negoziazio kolektiborik eza eroste ahalmenean ehuneko hogeiko jaitsiera

indize negatiboetan eta enplegu publikoaren lege bat kopiatu madrilen itsatsi gasteizen baina emaitza guztiek ere zerbitzuen murrizketa zerbitzuen prekarizazioa lanpostu galera onartezinak osakidetzan lau urtetan hiru mila lanpostu hori da

emaitza zerga politika ere aurrez aurre

europan aitzindari den ereduari kontra erreforma fiskala egiten zaio gipuzkoatik gehien dutenek gehien ordaintzerik izan ez dezaten

onartzen da ahalbidetzen da iruzurrerako zirrikitua izaten jarrai dezan beraz erabaki madrilen eta hemen

bi mila bostehun milioi baina berdin dio atentzioa eta benetako arazoa desbideratu dezagun

gizarte babesean omen dagoen iruzurraz hala izanik ere ehun aldiz txikiagoa dena bila ditzagun lapurrak lanbideko ilara luzeetan zenbait administrazio kontseilu

beraz uste dugu horiek direla benetan egoera aldatu nahi izanez gero abordatu beharreko gakoak

eh bilduren politika ekonomikoarekin bat egiten ez duela eta egingo ez duenik ere

eskatzen dioguna da maila apalagoan gutxienik pertsonengan bere biziko arazo larriak sortzen ari diren murrizketekin

borondatea baldin badago benetan pertsona helburu baldin bada gu urratsak emateko

eskerrik asko urruzuno jauna erantzuteko lehendakariak dauka hitza

datuak datu iritziak iritzi jaurlaritzaren jarrerak egia esatea du abiapuntu

ez dugu egia ezkutatu eta gu ez gara ezkutatu ere egin

lehenengo egunetik esan genuen bi mila hamairugarrena eta bi mila hamalaugarrena urte gogorrak izan zirela

eta ez genuen esan ez zuk esan egin duzun bezala bi mila hamabostean enplegua sortuko litzatekeela oso osotasunean ez alderantziz bi mila hamabostean izango zela esan

eta horri eutsi egin diogu eta horri eutsi egingo diogu nahiz eta aurtengo aurrekontua duela bi urtekoa baino murritzagoa izan begira urruzuno jauna

gu iritsi arte gobernura azken urtean bi mila hamabiean aurrekontua zen

aurrekontua bi mila hamalauean aurtengo honetan hamar mila berrehun eta berrogeita bostekoa gutxiago

zorra ordaindu beharrekoarena laurehun eta hogei zein da

zortziehun eta hamabost zein zen erabilgarri zen diru aurrekontua

berrogeita hamalau zein da oraingo honetan

hirurehun eta berrogei eta hortik osasunak suposatzen du aurtengo honetan

hezkuntzak bi mila laurehun eta hirurogeita hamairu eta babes sozialak

eta hirurogeita hamabi beraz sei mila seiehun eta laurogeita hamaika beraz

erabilgarria den aurrekontuaren ehuneko hirurogeita hamara baino gehiago suposatzen du bai babes soziala bai hezkuntzak eta baita

une honetan hiru eurotik bi ematen ditu pertsonekin dugun konpromiso sozialerako bi mila hamairuan egin genuen

bi mila hamabosterako aurrekontuari begira politika orokorrari buruzko osoko bilkuran eskaintza bat jaso genuen eh bilduren aldetik eta gaur ere jasotzen dugu aurrekontuaren egonkortasuna bermatze aldera izan zen orduko hartan nire hurrengo hitzaldian aurrerapena iruditzen zitzaidala esan nuen hasteko esango dut urruzuno jauna euzko alderdi jeltzaleak

egonkortasun hori bermatzeko badakigu une honetan zailtasunak daudela eta badakigu baita ere egonkortasunak zenbat balio duen

aurten ez aurten barne eskaerak eta inbertsioak gora egin dute zenbaki osoaren hamarrenak baina ez dira baina hazkundea da

kontratazioak behera egin zuten aurten ez dute egingo aurten kontratazioak hazi egin dira gutxi dira oraindik baina hazkundea da

bi mila zortzitik hona errealistak izaten jarraituko dugu oinak lurrean ditugula jarraituko dugu

sendotuko direla eta hazten jarraitzeko aukera izango dugula egonkortasuna eta adostasuna une honetan aktibo bat dira hazteko eta enplegua sortzeko hortik abiatuta lehentasuna pertsonengan jartzen duzue zuek

guk ere bai osasunean hezkuntzan eta babes sozialean jarri dugu lehentasuna adierazi bezala

gure konpromisoa da kalitatearen estandarrei eustea gure konpromisoa da egiturazko plantilari eustea egiturazko plantilari eustea zerbitzu horiek izaera publikoarekin eskaintzeko gaur konpromiso berri bat gehituko dut aurrekontuetako osasun eta babes sozialerako diru hornidura ekonomikoari eustea bi mila hamabosteko aurrekontu proposamenean horiek dira gure konpromisoak akordiorako

enplegu publikoari eta aurrekontuko diru hornidurari eustea joan zen astean egin zenuten eskaintza benetakoa bada

jaurlaritzaren kontuak gardenak dira zuek ezagutu egiten dituzue aurten

esan bezala gastu muga finantzen euskal kontseiluaren bileraren ondoren erabakiko da

bileran izango da edo zuen koalizioa bileran izango da zer betebeharra daukagu

defizitaren diru kopurua barne produktu gordinaren ehuneko zero koma zazpia da gure gain hartu genuen betebehar bat da datorren urtean

eta bete beharrekoa da horiek dira benetako kontuak

araberakoa izango da zure koalizioak informazio horren berri izango du zuzen zuzenean

berretsi nahi dut gure konpromisoa aurrekontu sozial batekin dela berretsi nahi dut prest gaudela osasun hezkuntza eta babes sozialaren diru hornidurari eutsi egin ahal izateko berretsi nahi dut enplegua publikoari eutsiko diogula

egonkortasun gehiago hazkunde gehiago eta enplegu aukera gehiago esan nahi du helburu horrekin gaude gu konprometituta horiek dira adostu ahal dugun

benetakoa iruditu zitzaidan zuen eskaintza benetakoa iruditzen zait zure eskaintza eta eusten badiozue adostasun batera iritsi ahal izango gara

eskerrik asko mahaiburu andrea politika orokorreko bilkuratik ateratako sentsazio berdinarekin ateratzen naiz ematen dira datu batzuk baina badirudi datu horietan bilatzen dela berriro ere

egin den berdina egitekoaren justifikazioa eta zuk esaten didazu defizit helmuga badakizu zein den beraz edukiko dugu ez dakit zenbat dezima gutxiago beraz edukiko

zorpetzea ordaintzeko berrehun milioi gehiago eraman behar ditugu beraz edukiko ditugu guztira

gutxiago orduan esaten ari zarena da aurten egindako berbera egingo duzula datorren urtean ere

guk justu esaten duguna da egoera aldatu behar baldin bada batez ere eskubiderik gabeko eremu horretan guk behintzat kokatzen ditugun

egoera aldatu behar baldin bada gobernuak ere bere politikak egiteko

badakigu orkila horretan mugituz gero hor

horregatik esaten dugu badaudela alor batzuk bereziki jorratu behar direnak eta lehen esan dut zerga politikaren kontua dago

gobernuak zuzenean eragin ahal dezaken esparru bakarra

eragin dezagun hor eta guk horretan bilatu nahi dugu egoeraren

hemen hogeita bostean ez gaur ez du planteatzen egonkortasun presupuestariorako akordio bat helburua bere horretan

helburua izan behar da lehen aipatu ditudan pertsona horiei eta beraien egoerari erantzutea hori da guretzat

horretan eta horretarako behar ditugun baliabideak lortzen laguntzeko

egin beharreko guztia egiteko prest dago baina

zuk jartzen duzuna da pertsona pertsona helburu esaten duguna da pertsona helburu baldin bada zein da helburua

beldur gara beste behin ere murrizketa berrien atarian ez ote garen aurkitzen bateratze laguntzen murrizketa

aburto sailburuak esan du gauza guztietarako dirurik ez dagoela badakigu gogoratzen dugu lehendakariak egindako adierazpenak gizarte laguntzen gizarte zerbitzuen inguruko ituna egin behar dela ikuspegi horretatik eta testuinguru horretan eta gogoratzen dugu ere horrek ere nolabaiteko beldurra eragiten digulako lehendakariak gizarte subentzionatuari buruz esandakoa

uste dugu orain egindako adierazpenak gero halako adierazpenekin erabat kontrajarriak izaten ari direla uste dugu halako

murrizketekin jarraitzeko justifikazio bat eta lehen

eztabaidatu dezagun zer den derrigorrez

agintzen digulako aplikatu beharrekoa eta zein da gobernuak bere ideologiari bere programa politikoari jarraiki aplikatu behar duena

lehenik eta behin gutxienez murrizketak etete hutsa bilatzen baldin badugu lehenik eta behin bion artean despejatu beharko duguna

egin dutela beraz emaitza desberdinak nahi baldin baditugu

justizia soziala eta aberastasunaren banaketa helburu duen zerga politika batera joatea ezinbestekoa izango dela eta ekonomia errealaz hitz egiten ari behar garela pertsonek etxeetan hilero hilero duten ekonomia errealaz

erabaki behar da eta kalean beraien lanpostuen defentsan dauden langileekin konfrontatu beharrean madrilekin konfrontatu behar dela eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea urruzuno jauna diskurtso teorikoak oso politak dira

bai gobernuan eta baita oposizioan ere gaudenean erantzukizunez jokatu beharra daukagu eta zuek ere hori badakizue soberan gobernagarritasuna dagokizuen erakundeetan egin beharrekoa beraz

dela hartu egite horretatik nik ez dut planteatu egonkortasunarena aurrekontua lortu egin ahal izateko ez egonkortasuna planteatu egin dut enplegua sortzen

gure konpromisoa aurrekontu sozial batekin dela berretsi egin nahi dut prest gaudela osasun hezkuntza eta babes sozialaren diru hornidurari eusteko

enplegu publikoari eutsiko diogula baita igo ere ahal dugun neurrian prest gaude

prest aurrekontu sozialak adosteko jakin badakigu egonkortasun gehiago enplegu aukera gehiago esan nahi duela sei urte ondoren enplegua suspertzen hasi da suspertzea

baina hasia da eta hiru lehentasun ditugu jaurlaritza gobernu honetan osasuna hezkuntza eta babes soziala gauden egoera honetan lehentasun bezala eta hiru helburu edo bat esango nuke enplegua enplegua eta enplegua horiek dira adostu ahal dugun aurrekontu sozial baten baldintzak

zintzoa baldin bada eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamaikagarrena beste baterako utzi denez gai zerrendako hamabigarren puntua galdera

euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina diru sarrerak bermatzeko errentaren onuradunei egindako erreklamazioei buruz

sarasua anderea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den aburto jauna zurea da hitza

josé antonio pastor garrido euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

pastor jauna jaurlaritzak zuk aipatu duzun moduan orain dela sei hilabete

batzordearen urteko iruzur horren kontrako egitasmo bateratua egitasmo bateratu hori onartu ondoren sei hilabete

eta zuk ondo dakizun moduan nire beste guk eta ganbara honetan

instituzioen arteko erabakia esaten duena da egitasmo bateratu horren neurketa eta ebaluaketa urtean egingo da eta urtean zelan egingo da egingo da

urtezko txosten integratuaren bidez eta urteko txosten integratu horretan zer neurtuko da jarduerak emaitzak

dira ganbara honek ipinitako akordio horren emaitzak eta edukiak eta hori

horren ildotik joan da handik hamalau egunera apirilaren hamalauan neu sailburulez ganbara honetara etorri nintzan

eta hilabete lehenago hiru foru aldundiak beraien artean zuen eta bion artean hitzartutako akordio eta gero ganbarak adostutakoak ipintzen zen moduan beraien arteko elkartrukatzeko informazioa eta interkonexiorako

elkarkidetzarako hitzarmenak sinatuta zeuzkaten

azaroan datorren urterako helburuak eta ze

ez dira bakarrik bilera bi egin gutxienezko bilerak esaten zirenak

baizik eta sei bilera eduki ditu iruzurraren aurkako batzorde hori eta batzorde hori teknikoa da eta hain zuzen ere hemendik hamabi egunetara ganbaran agerraldia edukiko dute batzorde horretako kideak eta batzorde horretako buru da profesional handi bat gipuzkoako foru aldundiko ikuskaritza zerbitzuko burua presidentea beno horrek ere emango du hitza eta horren arabera

hurrengo batzarrerako herri dirubideen kontseiluan ikusteko zer baliabide edukiko dugun diru bilketa osoan gure ehun ekonomikon eta horren arabera gero banaketa egiteko instituzioen artean ipinita dauden portzentaietan

adibidez zelan daukagun gure ehun ekonomikoa eta zein den aurrikuspena

bai nominala edo erreala deflatorrarekin kontuan edukita eta bi arau fiskalen arabera eta

diru bilketa neurtzeko eta gero diru bilketa banatzeko instituzioen artean hiru aldundi jaurlaritza eta aldundia gero beraien zatia
udalerri guztietara eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna pastor jauna zurea da hitza

jauna lehenengo eta behin esateko helburuak zuk jakin behar duzu bozeramailea zara eta ni bozeramaile moduan daukat horregatik nik uste dot

ganbaran bidalita dago helburu nagusiak informaziorako jardunak bi

zehaztapenetan eta ekintzetan eta batzorde tekniko hori eta etorriko da batzorde hori

onartu zen teknikoa izatea errespetuz jarraitu behar du bere lana eta bere lana momentu honetan da gipuzkoako aldundiko zerga ikuskaritzako arduradun nagusia eta emango dira bere aldetik eta gainontzeko guztion aldetik zehaztapen guztiak eta hasten zarenean esaten zer datu dakigun gu ez gara zerga administrazio zuzena egiten doguna

gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina jaurlaritzak terrorismoaren biktimak erailiak izan ziren euskal geografiako toki guztietan oroitzapenezko mugarri eta plakak jartzea sustatzeko asmo izateari buruz

gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

la del consenso también con las familias jaurlaritzak iradoki egiten du zer egin eta akordioaren eta adostasunaren printzipioak erabiliz egitea gomendatzen du

gizartearen parte hartzea bilatzea asko dugu egiteko inolako zalantzarik gabe baina egiten ari den guztia ondo egiten ari da edo saiatzen ari gara
eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

señor lehendakari eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

txikiena ere emango bake eta bizikidetza planaren printzipioetan

eta aurrera egiteko adostasuna behar dugu behin betiko bakea eta gizarte osoarentzako bizikidetzako finkatuko dituzten balioak onartu behar ditugu lehen esan egin dut errespetu hitzak

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamabostgarrena puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzar kideak lehendakariari egina ibarzaharra sozietate publikoan izandako

ordezkaria den tapia andreak dauka hitza eskerrik asko presidente andrea lehendakari
sailburuok legebiltzar kideok egun on guztioi maneiro jauna dakizun bezala ibarzaharra industrialdea martxan jartzeko zenbait zailtasun izan ziren lurra haiek kudeatzeko jabego

hartuz estatuak ehuneko berrogeita hamareko partaidetza

bizkaiko foru aldundiak beste hainbeste eta sestaoko udalak ehuneko bosta zuen eusko jaurlaritzak bi eserleku ditu administrazio kontseiluan eta

garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina ardiesnearen alorreko abeltzainak aldanondok ordaintzen ez dielako jasaten ari diren egoerari buruz

tapia anderea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

eskerrik asko lópez de ocariz andrea erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina merkataritza jarduerari

aldaketaren lege proiektuaren egoeraren harira casanova jauna zurea da hitza eskerrik asko eta egun on guztioi eta egun on bereziki

zuri egingo dizudalako galdera zure departamentuak merkataritza legea aldatu nahi du

sektoreko hainbat eragileei eta aldaketa honen helburua da

izendatzeko irizpide batzuk ezartzea gure ustez proposamen horretan jasotzen diren irizpideak oso malguak dira eta ahalbidetuko dutena izango da ordutegien liberalizazio bat eman dadin euskal herrian edo komunitatean ia edozein tokitan

ordutegien liberalizazioa kontsumitzaileek ez dute nahi turistei ez zaie axola ordutegien liberalizazioa bakarrik enpresa handien interesak daude ordutegien liberalizazioaren atzean beraz

erantzuteko tapia anderea zurea da hitza eskerrik asko

casanova jauna dakizunez merkataritza sektoreak batez ere txikiek asko sufritu dute eta sufritzen ari dira krisialdi honetan eskaerak murrizten ari dira salmenta gutxiago daude

merkataritza elektronikoa igo egin da ehuneko hamabosta azken urtean kontsumitzaileen konfiantza jaitsi egin da eta honen aurrean estrategia berriak negozio eredu berriak eta lehiakortasuna bilatu behar da sistema berriak jarriz bestalde badakigu turismoaren jarduera handituz doala ikusi besterik ez dago bi mila hamalauko

baina ez bakarrik turista kopuruari dagokionez baizik eta turista horiek hemen utzi duten dirua eta gastuagatik

nolabait egin ahal izan daitekeen gauza bat da turismoa eta merkataritza elkarlanean aritzea eta horri ematen diogu garrantzia gure

turismo handiko eremuak izendatzeak duen ondorio bat

noiz eta nola ireki dezaketen baina dagoeneko egiten ari dira

eta ez dago gure hirietara joan besterik eskaintza osatuagoa lortu daiteke era honetan eta gure ustez ondo egin daiteke baina horretarako arautu egin behar da

bertan aipatu bezala adostu egin da sektorearekin une honetan azkeneko txostenen zain dago

eskerrik asko tapia anderea casanova jauna zurea da hitza

sektorearen eskutik lanean ari zaretela esaten duzu nik behintzat beste informazio bat daukat

proposamen honen aurreko kontrako jarrera argi eta garbi adierazi digute beraz

uste dugu benetan sektore honetan ordezkaritza zabalena daukan elkarteek eta eragileek

eta hori oso kontuan hartu behar duzue aipatu duzue sektorean

baina arazoak edukitzeaz aparte erasoak ere edukitzen ari da erasoak ere bai eta ordutegien liberalizazioa ez da laguntza

sektorearen kontrako eraso bat eta hori argi eduki behar duzue

beraiek ez dute behar eta azkenean hau bakarrik ekarriko du onura enpresa handientzako eta turismoa da aitzaki bat

ikean erostera edo estatu frantsesetik etorriko dela jendea

zerbait tipikoa eta jendea etorriko dela zaran erostera ez eskaintza turistikoa ez da pasatzen hortik ez da pasatzen ordutegien liberalizaziotik eskaintza turistikoa beste parametro batzuetatik bultzatu egin behar da eta denda txikiekin

txikien jabeekin hitz egin behar da jakiteko benetan zelako beldurra daukaten neurri honen aurrean igandetan eta jaiegunetan irekitzea beraientzat sekulako arazoa da

sekulako oztopoa da jaiegunetan ireki behar izatea

kontratazio sistema baten bidez lor dezakete igandetan jendea hor

zein da aukera ixtea besteak irekitzen diren bitartean azkenean proposamen honekin handien zerbitzuan lan egiten ari zarete mesedez

baina ez sortu zuek erasoak eta nik uste dut plan hori dagoen moduan aitzaki bat besterik ez dela liberalizazioa atzeko atetik sartzeko zuek pp baino haratago zoazte neoliberalenak baino neoliberalagoak zarete

zuek proposamen honekin ahalbidetuko duzue ia euskal herriko edozein tokitan ordutegien liberalizazioa beraz
beste kolpe bat sektorearen kontra eta ez zoazte sektorearen eskutik proposamen honekin eskerrik asko casanova jauna

casanova jauna sektoreak ahots asko ditu noski eta nik ez dut hitz egin merkataritza gune handietan

txikietaz aritu naiz eta ari garena da erabateko liberalizazioaren aurka hain zuzen ere ez dakit

aurka eta hainbat herrietan paseatzen baldin baduzu gune turistikoak direnak gaur egun ere gaur egun igandero irekitzen dute

araudia eta segurtasuna eta hori da hain zuzen ere egiten duguna eta ulertu nahi ez duenak ez du ulertzen baina hori gaur eman egiten da

eta horientzako ari gara bereziki egiten erasoa ez justu kontrakoa segurtasuna eman horiei baina badirudi berriro ere

eremua alde zaharra dela eta epeak pasa dizkigu eta horrekin zeharo ados daude

lan egin genezakeelako eskerrik asko tapia andrea

gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina diru sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzako prestazio osagarriaren ordainketak

eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den aburto jaunak dauka hitza

bai mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok

txali prieto san vicente euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak

enpleguaren suntsiketarako joerari amaiera emateko hartu beharreko neurriei buruz eusko jaurlaritzak dituen asmoen gainean prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna erantzuteko gatzagaetxebarria jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea prieto jauna
egin duzun interpelazioaren arabera testuinguruan ados egon ahal gara

gobernuarena oposizioarena baino handiagoa da noski baina

politika egiten dugu egoera eta atzeraldi ekonomiko larri batetan hau da zer da gertatzen dena larrialdi ekonomiko handi batetan eta sakon batetan baina gizarte eskaerak eta gizarte beharrak gehiago dira

ez da gauza erraza hori ondo orekatzea creciente demanda de servicios

doce etcétera etcétera testuinguru horretan esan duzu beno aurrikuspenak

aurrikuspenak eta kontuan aztertzen baduzu bi mila hamalaurako aurrekontua si usted analiza

y cuando nosotros décimos guk esaten dugunean enplegu netorik ez da sortuko nola neurtzen da hori

jardunaldi osorako eta urtez batez bestekoa eta ez nabil beste batzuek erabiltzen duten irizpideekin eta zergatik ez duzu erabiltzen beste

sakontasunez eta seriotasunez horrela neurtzen delako europako kontu ekonomikoetan

jardunaldi oso eta urtez batez besteko eta gaur esaten dut

bi mila hamalauan neurketa ofizial honekin ez dugu enplegurik sortzen

bi mila hamabosterako aurrikuspenak hobeagoak dira baina beste datu bat

frantzia negatiboan dago italia ere

baina italia errezesioan eta frantziak eta alemaniak beherakada eduki dute

ze guk ekoizten dugun gure ondasun eta zerbitzuetatik

europar batasuna da eta europar batasunaren barruan nora doa

eta gero italiara horrek eragina dauka baina horrekin lotuta ere beste adierazle bat dago

zer ari da gertatzen geopolitika ekonomikoan

batasunarekin oso garrantzitsua da ikusten dugu zer gertatzen ari den espainiako merkatuetan lehen sektoreko merkatuetan

eta ikusten baduzu hirugarren ekonomiako estatuak zelako hazkundea eduki duten hazkunde horren desazelerazioa gertatzen ari da ere

estimulu horrek eragina dauka deflazioaren eragina gu ez gaude deflazioan baina inflazio txikia daukagu europako ekonomi politikako ehuneko

inflazio gehiegi txarra da baina inflazio gutxiegi

balore nominala kentzen diolako hiritargo

ordaintzeko ahalmenari eta zorpetzean daudenak eta familia asko daude zorpetzean baliokide hori

baina bere ahalmena jaitsi eragina dauka horrek ere baina

eta horren aurrean esaten duzu zer horren aurrean gobernuak gobernatzen du dauka ekimena eta dauka ekimen garrantzitsu bat estrategia bat

euskal ekonomia suspertzeko eta enplegua sortzeko programa edo markoa

alde batetik ekonomia susperraldirako estrategia horrek dauka

industralizazioan berrikuntzan eta ikerketan eta inbertsioan erdaraz esaten dena laui euskaraz ez da berdin

esparru horiek martxan daukagu estrategia bai

nazioarteratzean inbertsioan egin dugun aldundiekin akordioak eta hemendik

eta beste esparru handian edo beste zutabean handian zer daukagu enplegu plana bi mila hamalau bi mila hamasei urtean zazpiehun eta hirurogeita hamalau milioiko aurreikuspena

gazte arloan dagoen enplegu ezaren

gizarte eta lan prestakuntzarako bai langabetuena eta bai prestakuntza iraunkorra eta gero

ekintzaileen sustapena egiteko eta horretan ari gara baina horrekin

ekonomi politikan eta une honetan

likidetza asko dago baina bermeak faltatzen dira

ekonomia ekimenak sortzeko eta horretarako ere ipinita daukagu neurri batzuk edozein enpresa txiki edo ertain edo profesional edo autonomo euskaldun nahi dutenak edo

bere beharretarako mailegu txikia dauka bere zirkulanterako funtzionatzeko eta noren

klaro finantza erakundeek likidetza daukate baina eskatzen dute

bermeak eskatzen dute finantza gobernantza aldatu denetik zenbat eta mailegu gehiago eman

baldintza finantziero berriak banketxe eta erakunde finantzieroei eskatzen dietelako kapitala probisionatzea eta orduan gu etorri gara hori ekiditeko

politika horren arabera horren erantzukizuna edo mailegu horren hutsunea edo gabezia suertatzen denerako horixe da beste politika aipatu dizudan hiru esparru horiek

sakondu ahal dugu gehiago gai honetaz prieto jauna zurea da hitza

gatzagaetxebarria zurea da hitza gracias

jauna gai zerrendako hogeitabagarren puntua galdera

sare publikoan la baluga eskolan sopuertan lehen hezkuntza eskaintzeari buruz arrondo andrea

babes osoa eman zieten sopuertan lehen hezkuntzako eskaintza publikoa eskatzen duten familiei babes osoa zazpi umeak behin betiko irtenbideak adostu arte la balugan

eskolatuak egoteari atzo goizean hezkuntza sailak ertzaintza eta ikuskaritza bidali zuen klaseak eteteko gaur

baina klaserik jaso gabe irakaslerik gabe onartezina hartutako erabakia ulertezina garai honetan

herrian izatea eskatzeagatik eta aldarrikatzeagatik jaurlaritzak horrela erantzutea

areagotu egin da gaur hemen familiak daude sopuertako zazpi ume horien familiak daude eta zuen erantzuna zure erantzuna sailburu andrea garrantzitsua da beraientzat gainera jakinda gaur bertan eragarri dutela bihartik aurrera gose greba baten

hasierari emango diotela beraz hezkuntza sailak sopuertan lehen hezkuntzako eskaintza publikoa ziurtatzeko

arrondo andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den uriarte andreak dauka hitza

orain arte eusko jaurlaritzak gogorekin dio lanean sopuertan gehiegi luzatzen ari den gatazka sozialari irtenbidea aurkitzeko horretarako

jardunbidea proposatu arte gure proposamena ondorengoa izan da sopuertako udalerrian bertan udaletxeak utzitako eta jaurlaritzak

zazpi umeei lehen hezkuntzako hezkuntza publikoa eskaintzea probisionalki hau da gotzaindegia eta udalaren artean

proposatutako irtenbidea argi gera dadin gurasoen errebindikazioak gogoraraziko ditut lehen hezkuntzako hezkuntza publikoa herrian bertan izatea beraz beraien eskaerak betetzen genituen gure proposamenarekin badakizu zein izan den gurasoen erantzuna ezetz gure proposamena onartu ez duten gurasoek

ezin dute esan beraien lehentasuna hezkuntza publikoa sopuertan bertan jasotzea dela orain zer egingo dugun jakin nahi duzu begira asteazkenean bertan

beraien umeak zallako mimetiz eskolan ofizioz matrikulatu

arrondo andrea eskolatzea derrigorrezkoa da ikasleen hezkuntzarako eskubidea bermatu behar dugu eta horretaz ari gara hori da guri benetan

eskerrik asko uriarte andrea arrondo andrea zurea da hitza

jarraitzen duzu galderari erantzun gabe

arazoari konponbidea eman gabe esan duzu behin eta berriro ez gaur bakarrik bitartekaritza lana egiten egon zaretela baina barkatu

eskaintza publikoa bermatzea ez apezpikutzarena apezpikuak beraien eskaintza oso ondo babesten dute ikusten ari gara egun hauetan eta hori dena gainera diru publikoarekin zurea

da egin duzun proposamena aipatuko dut beste lokal bat lokal izkina batean dagoena han modu txarrean dagoen lokal bat

tokia dago egokituta dago zergatik ume hauek zigortu behar dira bakartuta egoten

orain arte la balugan egon direnean azken urte luzeetan haur hezkuntza egiten zergatik zergatik gainera

ea benetan ziurtatzeko asmoa duzuen eskaintza publikoa la balugan gerora begira ere zein da arrazoia hori ez egiteko

guraso hauekin ez lortzeko legalitatea eta

legalitatea bete behar dela hezkuntza eskubidea bermatu behar dela ilegala ahal da guraso batzuk beraien seme alabentzat eskaintza publikoa duina

guztiz zilegia da ez zilegia bakarrik beharrezkoa eta eskubide osoa dute horretarako zuek ere proposamen hori egin zenuten proposatu zenuten mimetizez gela zallako gela desplazatu bezala la balugan egotea

hori da aurtengo irtenbidea aukera dago hori apezpikutzak ez du hori eragotzi behar beraz denbora dago bideratu dezazun

aldera ipini dezagun eta ez alderantziz amaitu da zure denbora arrondo andrea uriarte andrea zurea da hitza

nik uler dezaket bakoitzak bere interesen alde ekitea uler dezaket baita ere la baluga ikastetxeak gela libre izanda beraien umeak bertan matrikulatu nahi izatea guzti hori ulertzen dut baina ez dudana ulertzen

guraso hauek legearen gainetik eta beraien umeen hezkuntzarako eskubideen gainetik

ezin dira umeak horrela erabili guk konponbideren bila lan egiten jarraituko dugu orain arte egin dugun bezala adostasunaren bila eta bitartean legea beteko dugu ikasleen hezkuntzarako eskubideak bermatzeko ezarrita dauden neurriak

guk sopuertan hezkuntza publikoa izateko aukera eman diogu eman dizuegu baina zuek ez duzue onartu nahi hori da gertatzen ari dena eta gauza bat esango dizut

mesedez hau gehiegizkoa iruditzen zait zertan ari gara

no cree usted que es una medida totalmente desmesurada norbaitek hezkuntzarako eskubidea ukatu die haur hauei ez ekintza horrekin txantajea egin nahi dute egin nahi duzue baina ez dut argi txantajeak gobernuari edo obispadoari zuzenduta dagoen

ez dago jaurlaritzaren esku la baluga zentroa lehen hezkuntzarako erabiltzea

erabaki hori hartu elizbarrutia eta udaletxearen artean konpondu behar dute akordioa beraiek sinatu zuten eta akordio berri bat beraien artean lortu behar dute gobernuak ezin du legearen kontra egin akordioa bilatzeko

orain arte bezala baina bitartean zaindu itzazue umeak

ezin dute egun gehiago pasa eskolarizatu gabe dagokien hezkuntza jaso gabe

gai zerrendako hogeita bigarren puntua galdera maría isabel celaá diéguez euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina ikastetxeei gizarte eta herritarren baloreen arloan bidalitako komunikazioari buruz celaá andrea zurea da hitza

egun on guztioi señora uriarte

celaá andrea zuk aipatu duzun definitzeko zaila den idatzia balio sozial eta zibikoak eremuari buruz lehen hezkuntzako ikastetxeei

baina hezkuntza komunitatearekin batera egindako hausnarketaren eta eztabaidaren emaitza izan da horrez gain

jaurlaritzaren beste sail batzuekin ere kontrastatu dugu ikasgai honetan agertzen diren hainbat zeharkako gaietan konpetentziak dituztenekin alegia ogasun saila

bake eta bizikidetza idazkaritza nagusiarekin edozein kasutan gauza bat azpimarratu nahi nuke idatzian helburu eta ebaluazio irizpideez gain eduki posibleak sartu baditugu ikastetxeetatik horrela

nada más y muchas gracias eskerrik asko celaá andrea uriarte andrea zurea da hitza

planteatu ditugu eta ikastetxeak izango dira momentuz behintzat eduki zehatzak ezarriko dituztenak

edozein kasutan ere zehatz mehatz neurtu eta aztertu dugu gure mezua edukia hezkuntza eragileekin eta jaurlaritzaren

egin dugularik eta benetan esango dizut zuk kritikatzen duzun dokumentu hori behin eta berriz irakurri badut ere ezin diot kutsu ideologikorik inondik aurkitu

proposamen hori asmo ideologikoetatik edota talde politiko baten gogoetatik urruti hausnarketa sakon eta lasai batean fruitu da gobernu honentzat eztabaida egitea

eta hauek esan dugun bezala orientabideak dira azken finean urte bukaeran

bere espediente osoa eta momentu honetan behar dute orientazio batzuk jakiteko zer eman behar duten klasean

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hogeitahirugarren puntua galdera eva blanco de angulo eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina
hepatitisaren aurkako tratamenduari buruz blanco anderea zurea da hitza eskerrik asko nire galdera egintzat ematen dut

eskerrik asko presidente anderea legebiltzarkideok eguerdi on guztioi

eskerrik asko bigarren txanda honetan zehaztasun gehiago eskatuko genizueke gure artean

eta horien artean asko dira egoera larrian daudenak horregatik uste dugu gaixo horiek merezi dutela argitasun gehiago uztailetik hona denetarik entzun dugu komunikabide guztietan uztailan literalki esango dut

en unas semanas suposatzen da baieztapen hori egia dela osasun sailaren aldetik ez dugulako entzun inolako zuzenketa eskaerarik

jakin genuen hurrengo egunetan bostehun herritarrek jasoko dute ehun

beste egun batean jakin izan genuen momentuz hamalau gaixoek jasoko zutela botika hori esan eta gero ez ziren hamalauak baizik eta hamazazpiak

bitartean darpón jaunak marketing kanpaina bat ikusten du botika honen inguruan

hiru gaixok jaso omen dute sovaldi edo izan dira hamalau edo hamazazpi ez dakigu

hau emateko zein paziente jasoko dute gaixo horien medikuek erabakiko dute nori emateko

eskaintzen ditugu eta horrela egiten jarraituko dugu ez zalantzarik izan

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako hogeita laugarren puntua galdera
carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina forondako aireportuaren viap proiektua gelditzeari buruz barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko oregi andrea zurea da hitza

foronda berrogei urtetik gorako aireportu azpiegitura da eta eusko jaurlaritzaren ustez barrio jauna euskal gizartearentzat benetan

izan ere europako hego mendebalderako plataforma egokia izatea ahalbidetzen duen sistema logistiko bateratua diseinatzeko funtsezko oinarria da edo izan behar da eta horregatik gure sare ekonomiko eta sozialari balio konpetitibo berezia erantsi behar dio

hirugarrenik egia da vitoria gasteizko udalarekin bat eginda eta igarotako denborari erreparatuta

horrelako proposamenak dauden baliabideak optimizatzen baitituzte dauden baliabide publikoak behar bezala